gai zerrendako zazpigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena bi mila hamaikako urtarrilaren hogeita zazpiko

buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko

eskerrik asko hemen zaudeten apur guztioi mahaiko presidente

jaurlaritzako ordezkariak lehendakari jaunak legebiltzarkide guztiok izan gertaera puntual batek eraman gintuen legez besteko proposamen hau aurkeztera eta lehenengo gertaera puntual hori gogoratu egingo dugu baina berez legez besteko proposamen honen zentzua ez doa

bi mila hamaikako urtarrilaren hogeita zazpian greba orokorra zen

eta egia esan oinarri gabeko akusazio bat tarteko bi urtez auzipetuta

hemezortzi pertsona busturialdekoak bakoitzarentzako ez zen broma hiru urte eta bederatzi hilabeteko kartzela zigorra eskatzen zuten

bakoitzarentzako fiskalak eta beraz guztira hirurogeita hamabi urteko kartzela zigorra eta

ari ziren hitz egiten orain arte mota horretako mobilizazioetan egondako auzietan ez dugu gu behintzat ezagutzen

gogorrik gogoratzekoa da gainera kasu puntual hartan

eta jatorrian zegoen salaketa autoaren jabearena hain zuzen ere

salaketa hori kendu eta gero fiskaltzak erabaki zuen auzi bide horrekin aurrera jarraitzea eta gainera ez nolanahi delitu horren gradu gorena

ikusten da greba eskubidearen inguruan eskarmentu gogor bat ematea edo zela bere asmoa nahiz jakin

oso argi utzi zuen kasu horretan auzipetu horien kontrako froga oinarririk ez zegoela

ez frogarik ez ezer zorionez epaiketa burutu zen eta burutu ostean bazegokien epai justu bakarra absoluzioa

herritar horiek beraz hemezortzi pertsona horiek bi urte eta piko pasa eta gero beraien eskubide zibilak berrezarrita ikusi dituzte eta ondo dago hala ere ez dugu uste sobran dagoenik gehiegikeria judizial egon diren herritarrei legebiltzar honen elkartasuna eta babesa adieraztea baina

hortik harago joatea da gure legez besteko proposamenaren benetako arrazoia ez geratzea epaiketa puntual horretan zorionez absoluzioarekin bukatu dena

langileen eta langabetuen eskubideen defentsarako tresna

greba eskubideari buruz hausnarketa bat ekarri nahi genuen ganbara honetara eta gainditu nahi dugu gure ustez modu okerrean erabiltzen den kontraposizio faltsu bat izan ere greba egiten dutenek edo grebarekin bat egiteko deia egiten duten herritarrek sindikalistek

guztiz alderantzizkoa da gertatzen dena lanerako eskubidea

greba hori erabilita defendatzen ari direna edo horretan saiatzen ari direna lan duinerako eskubidea bermatuta izango bagenu greba eskubideaz baliatu beharrik ez litzateke egongo ez behintzat esparru horretan esparru laboral horretan beraz

taldeko kideok jartzen duzue premisa bezala greba eskubidea eta lanerako eskubidea biak dira defendatu beharrekoak

noski baina ez aurkeztu kontrako balira bezala elkarren kontrako kontzeptu bezala bata erabiltzen da bestearen defentsan

eta kasu honetan konkretuki erretiro duinerako eskubidea izan zen bi mila hamaikako urtarrilaren hogeita zazpiko greba orokor hartan

lan erreforma murriztailearen ondotik ba kalean milaka pertsonak defenditu nahi zutena

komeni da gogoratzea zapateroren gobernuak bi mila hamarean onartu zuen alderdi popularraren eta eusko alderdi jeltzalearen abstentzioei

dakizuen bezala noski bigarren lan erreforma are bortitzagoa onartu zuen boterera iritsi eta hiru hilabete eskasera kasu honetan

gehiengo absolutuak hori dauka eta ez zuen behar ere izango laguntzarik eta zer gertatu da

borroka sindikalen bidez lortuta zeuden hainbat eskubide laboralak sozialak erabat birrinduta ezerezean

erreforma deitu duten guk esango genuke lapidazio honek lapidatuta utzi ditu eskubide horiek bi urte pasatu dira bai bi erreforma

hego euskal herrian dozenaka murrizketa eta bi mila hamar hartan baino bi milioi pertsona gehiago daude langabezian espainiako estatuan hori bai marka esango genuke espainia txapeldun absolutua dela bai hondamendian bai langabezian eta bai pobrezian beste gauza batzuetan ere txapeldun gertatzen ari da baina

gaur hemen ez dagokigu hala ere euskal herrian berton ere ez gaude txapliguak botatzeko moduan eta

ezagutu izan dugu urte hasieran euskal herri osoari zazpi herrialdeei dagozkion pertsona langabetuen kopurua eta ez dira gutxi

iazko azken hiru hilekoa ehuneko hamabost koma zazpiraino joan da

langabeziaren bataz bestekoa beraz horrek esan nahi du europar batasuneko herrialdeen bataz bestekoa baino bost puntu gorago gaudela horretan ranking triste horretan eta gure gainetik

soil soilik daude erreskate eta erreformen eskabadora horrek ukitutako lekuak

grezia portugal eta irlanda eta bosgarrenak gu geu

ulergarria baino baina ez bakarrik ulergarria guztiz beharrezkoa ere bada lana duten pertsonen eta baita lanik

eta murrizketa sozialen kontra era guztietako mobilizazioak egotea aurrerantzean ere atzo bertan jakin genuen martxoaren

hain zuzen legebiltzar honetan enpleguari buruz hitz egingo dugun monografiko horren biharamunerako hainbat eta hainbat sektore eta lantegietako kaltetutako lantegietako eta sindikatu guztietako langileek deituta

langileen mobilizazio barik greba edo bestelako aldarrikapen tresna barik dudarik ez inoiz ere ez zirela lortuko

hainbat kontzeptu lanaldi arautu bat kontratua gizarte babesa izatea gaixotasun baja izatea oporrak erretiroak

baina lehenago ez zegoen horrelako ezer borrokatuz lortu zuten gure gurasoek eta horretaz oso kontziente izan behar dugu eta orain berriz banan banan birrintzen ari dira eskubide laboral horiek guztiak semiesklabutzara bidean eta orduan esaten duzu nola ez ba mobilizatu eta kasu honetan galdera guri dagokiguna kasu honetan

zer da tokatzen zaiguna estamentu publiko bezala zer dagokigu egitea lan eskubideak eta eskubide sozialak babestuko dituen

alde lan egitea madrildik inposatzen jarraituko duten eskubide urraketei aurre egingo dien

eraikitzea hori dagokigu ala besterik barik langileen mobilizazioak erreprimitzea epaitzea zigortzea

hori da gaur hemen luzatu nahi dugun galdera kontua da euskal herritik aldendu gabe ere

esate baterako iaz egindako bi greba orokorretan gero eta joera nabarmenagoa dagoela

ares jaunak duela ez denbora asko barne sailburua zenean eta berez ba definizio eskandalugarria bere burua sozialistatzat daukanaren ahotik ezta zenbakiak hor daude eta ez da guk esaten dugun gauza bat

lan gatazken inguruko mobilizazioetan iazko martxoaren hogeita bederatziko greban

azken hogei urteotan euskal herrian egon den jendetsuena izan zen horretan istiluen bidez oso argi daukagu eta

jendetsu izate hori eta larri zaurituta gertatu zen adibidez gazte bat hemen berton gasteizen oraindik ere epai bidea

baina ez zen hori bakarrik gertatu araban bertan beste zortzi atxiloketa egon ziren greba egun hartan beste lau pertsona zauritu ertzaintzaren eskutik gipuzkoan oreretan beste bi atxiloketa aparte

hori martxoaren hogeita bederatzian eta urte berean duela hilabete batzuk irailaren hogeita seian

parecido esango genuke bi zauritu egon ziren orduan bilbon

honetan parte hartu izanagatik eta guztira hemezortzi pertsona atxilotu egin zituzten egun hartan hego euskal herrian beraz eta zuek bezala oso kontziente izanik hurrengo asteetan eta hurrengo hilabeteetan etorriko direla mobilizazioak

eskari batzuk ekartzera etorri gara gaurko honetan eta uste dugulako instituzioek

eskubideen defentsa egin behar dutela eta eskubideen defentsa diot lan duinerako eskubidearen babesean eta lan duinerako eskubidearen babesean egiten

kasu horretan greba eskubidearen babesean ere bai zaintza hori egitea erakunde publikoon ardura dela uste dugu beraz

formalki ez da legez bestekoari dagokiona eta ertzaintzaren iharduerari dagokionez

eredua bera berraztertu egin behar dela esaten den honetan eta horrekin bat gatoz berraztertu egin behar da eskatzen dugu segurtasun sailburu andreari eskatzen diogu justu ba greba eta oro har lan mobilizazioen inguruan

eta zehaztea zehaztuta edukitzea ertzaintzaren aktuazio zibil eta segururako protokolo bat bai lanera doazenen zein grebara deitzen ari direnen guztien eskubideen bermea helburutzat hartuta

bestelako ondorioak ekiditeko eta bestetik legez besteko proposamenean planteatzen ditugun kontuak legebiltzar honek adieraztea greba eskubidea herritar zein langile guztien oinarrizko eskubidea dela lehen aipatutako arrazoiengatik lan eta gizarte eskubideen defentsa eta aldarrikapenerako tresnetariko bat dela eta horregatik esaten dugu bigarrenez lehen esan bezala nahiz epai hori pasatuta egon absolbituta egon eta igarota egon uste dugu pertsona horien eskubide zibilak bidegabeki

jasotzen da bigarren puntuan eta hirugarrenik arazoaren muinera jotzea hori da benetan tokatzen zaiguna ganbara honetan eta beraz eusko legebiltzarrak espainiar gobernuak inposatutako lan eta gizarte eskubide murrizketak arbuiatzea eskatzen dugu eta eusko jaurlaritzari eskatzen

murrizketa horiei aurre egiteko eta bertan

euskal autonomia erkidegoan ez aplikatzeko besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ugarteburu andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda mistoa

euzko aberltzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

andrea eta arratsalde on guztioi gure taldearen ustez

egiten dira alde batetik greba eskubidearen aldeko adierazpena egiten da eta bestetik lan eta gizarte eskubideen

espainiar gobernuaren murrizketok ez aplikatzea euskadin esanda dago gure taldeak osoko zuzenketa bat proposatu duela

honen aurrean eta gure zuzenketaren zergatia azaltzen ahaleginduko naiz lehenik uste dugulako grebarako eskubidearekin batera lanerako eskubidea aitortu behar dela plano berean eta hori antza jatorrizko ekimenean ahaztu

diskurtsoan lanerako eskubidea ere aitortu duzun orduan

nahi gabe ahaztu duzuela pentsatu nahi dut bestetik murrizketei dagokienez murrizketon

berrezteaz gain jaurlaritzari eskatzen diogu gizarte zerbitzuak defendatu ditzala

maneiro jauna daukagun egoerari aurre egiteko baliabiderik egokienak lehenengoko gaiari dagokionez

uste dugu grebarako eskubidea eta lanerako eskubidea langileek dituzten funtsezko eskubideak direla hau da

lanera joatea erabakitzen duen langileak bere behar postura joateko eskubide osoa duela eta trabarik jarri eskubide hori egikaritzeko orduan bi eskubideok berdin berdin bermatu eta babestu behar direlako

guri egosten digu bata bestearen kontra jartzea ez ez bi eskubideak

aitortu eta bermatu eta babestu behar direla aurrekoa esanda grebarako deialdia egiten duten sindikatuek edo erakundeek eskubide osoa dute langileei jakinarazteko zeintzuk diren greba egiteko arrazoiak

epaitegiek aitortu dute grebarako eskubideak bere baitan suposatzen duela langileei eskatzea

eta helburu hori duten baterako ekintzetan parte hartzeko eskubidea betiere antolamendu juridikoak ezarritako mugen barruan

are gehiago lanaren nazioarteko erakundeak sarritan gogorarazi du informazioa eta publizitatea grebarako eskubidearen oinarrizko

eta informaziorako eta publizitaterako ekintza horiek beharrezkoak direla greba aurrera eramateko aurreko hori guztia

badagoela pikete batek inoiz gainditu ezin dezakeen muga bat eta hori da hain zuzen ere lanera joan nahi duen langilearen askatasuna bere behar postura joateko inolako trabarik gabe eta inolako eragozpenik gabe eta noski esan beharrik ez daukat pikete batek inoiz ezin duela

beldurrik eragin edota mehatxatu langileek greba egin dezaten azken finean eskubide guztiek muga bat daukate

bere eskubidea egikaritzeko daukan askatasuna ugarteburu andreak hemen

greba gure erkidegoan izan genituen greba egun bi

hogeita bederatzian eta esan behar dut egun hori gogoan daukagula hemen gauden askok izan

izan zen bestalde aipatu duzu beste

irailaren hogeita seia eta irailaren hogeita seia gogoan daukagu baita ere hemen gauden gehienok zeren eta gernikan zenbait dendarik eta ostalariek euren lanerako eskubidea egikarituz euren negozioa irekitzea ireki zuten horren aurrean gernikan paskin batzuk atera ziren esaten zutenak

dena delakoa zabaldu zutenei esaten zitzaien herriaren etsaiak zirela orduan galdetu nahi dizut zure ustez horrelako gertakariekin lanerako eskubidea bermatzen den eta ea aitortu egiten den horrelako

eskubide hori bigarren kontua edo gaiari dagokionez eh bilduk eusko jaurlaritzari eskatzen dio lan eta

bai eta prekaritatea eta langabezia sustatzea besterik

horiei aurre egitea gogoratu behar da aipatu duzun moduan urtarrilaren hogeita zazpian zenbat elkarteek grebarako eguna deitu zutela pentsioen erreformaren aurka

eta duela hiru aste hemen aukera izan genuen gai honi buruz eztabaidatzeko orduan alderdi sozialistak aurkeztutako

aurreko legegintzaldian ere luze eztabaidatu genuen lan erreforma eta gizarte murrizketen inguruan bere garaian

errege dekretuaren aurka azaldu ginen eta orduantxe ere

neurria ezabatzea eta espainiar lan erreformaren aurka ere azaldu zen bere garaian legebiltzarra gaurkoan taldearen zuzenketaren bidez murrizketan aurkako jarrera azaltzeaz gain jaurlaritzari eskatzen diogu jarrai dezala gizarte zerbitzuak eta euskadiren autogobernua defendatzen esan bezala

eguna deituta zegoen pentsioen izoztearen aurka protestatzeko eta pentsioen izozteari buruz nire taldekidea den gorospe andreak duela hamabost egun esaten zuen hemen gogorarazten zigun betetzea eta gizarte segurantzaren eskumena eskuratzea eskatzen zuen ildo beretik eta honegaz ugarteburu andrearekin bat gatoz defendatzen dugu lan harremanetarako esparru autonomo propioaren beharra zentzu horretan autogobernuan aurrera egiteko

horregatik aurkezten dugun zuzenketa errealitateak demostratzen duelako euskadik eskumenen bat jaso duenean kudeaketa hobetu dela

zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txanda euskal talde popularraren

eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko txandan sartuz eh bilduren ordezkaria den maribi ugarteburuk dauka hitza

ia banan banan maneiro jaunari lehenengo eta bat esan ba eta seguruena hau esan beharko dizugu lau urte hauetan askotan baina

sinesgarritasuna eta zilegitasuna euskal herria bildu taldeari lasai zuk ez daukazu zertan eman behar

eta hor zaude zu besterik gabe epaiari buruz epaia emanda dago

interbentzioa hasterakoan lehenengo gauza hori kokatu dut badirudi gauza hau

baina epaia emanda egon arren eta absolbituta egon arren pertsona hauek bai zuk

absolbituta daude epaitu zituzten eta epai horrek argi utzi zuen gainera frogarik gabe ari zirela akusatzen dena dela

eta murrizketa sozialen kontra zaudela esan duzu eta gainera askotan esaten duzu orduan

greba eskubidearen alde gaude murrizketa sozialen kontra gaude batez ere gertatzen ari dena da modu patologikoan euskal herria bilduren kontra zaudela baina

otadui andreari lehen hitz egindako zentzuan esaten nizun ez da zuk egiten duzun gauza bat nik uste dut greben inguruan gero eta gehiago kontraposizio faltsu bat jartzen dela

grebalariak edo grebara dei egiten dutenak eta gaizto paperean aldez aurretik jartzeko gaur hemen zuen batzuen interbentzioetan entzun den bezala

bai noski lanera doazenen eskubidea ere eta lanerako eskubidea defendatu behar da bai noski

kasu horretan lan eskubide hori erasotua izan dutelako modu batera edo bestera beste puntu batzuetan defendatu duzu

zuen legezbesteko horretan defendatzen duzue hori eta hitzez defendatzea oso erreza da eta batez ere hemen urte batzuk daramatzazuenen erraztasuna ikusita

guzti guztioi esan zuen eta esan zuen kontrako norabidean zuk esan duzunaren kontrako norabidean ukitu beharko ditugu gizarte zerbitzuak ez dugu nahi

orduan hitz egitera bai oso erreza da bi eskubideak

ez da hori gertatzen eta batez ere greba orokor egunetan eta lehen esan dugun

ez da hori gertatzen ari tratatzen da ordena publikoko arazo bat balitz bezala

gobernu baten izenean mintzatzen den bakarra orain arte barne sailburua izatea edo segurtasun edo deitzen den bezala ez litzateke normala ere izan behar baina horrela izaten da mehatxuak eta aipatu dituzue zenbat kasu daude

zenbat enpresari zenbat ugazabak mehatxatu izan ditu langileak batez ere ebentualak aldi batekoak grebara bazoaz badakizu zer daukazun eta hori horrela da eta hori nik ez dut asmatu eta badakizue oso ondo nik ez dudala asmatu eta hori ere mehatxua da eta koakzioa da eta egunero gertatzen da

gehiago galdera da azkenean zein da funtzio publikoa zer da guri dagokiguna gai hauen inguruan lehenengo eta bat eskubideen defentsa

eta horretarako betikoa tresnak falta ditugu lan harremanetarako esparru propioa behar dugu hemen bestela behin eta berriro eta badatoz laster murrizketa gehiago zapalketa gehiago eta noski egongo dira mobilizazioak llanos andrea egongo dira mobilizazioak nahiz zuk politikarien diskurtsoa egin beharrean fiskalaren diskurtsoa egin gaurko honetan eskerrak busturialdeko hauek absolbitu dituztela zeren zuk berriro epaitu dituzu

guztiak epaitu dituzu kriminalizatu egin dituzu gainera sindikatuen lana sindikatu zehatz batzuena sindikatu legal

egin duzu ikusten zaizu ze prestutasun gutxi daukazun onartzeko jendea haserretzen denean motiboekin bere lanpostua bere eguneroko bizimodua bere eguneroko ogia arriskuan daukalako horrek molestatu egiten zaituela ez zuk bakarrik ordezkatzen duzun

esaldi hori bota baina noski itsusi geratzen da berak esan zuen bai deberían prohibir todas las huelgas

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

unzalu jaunari erantzutearren nik ere unzalu jauna zintzotasun osoz

ez dakit uste dut ez naizela ondo azaldu

esatea sailburuak esan zuela kontzertu ekonomikoa eguneratu behar dela eta eguneratze horrek ekarriko dituela sarera gehiago

horren alde egongo zarela eta gero bestalde badakizu

gizon jantzia eta langilea den beraz ez izan zalantzarik aurrekonturik onena ekarriko digula gero ugarteburu andreari erantzuteko

daukagu edo sentsazioa daukat eskubide bat defendatzeko beste bat urratu behar izatea babesten duzula ondo gelditu muga non dagoen bestalde esatea

justu aburto jaunak atzo esan zuenaren kontrakoa esan dudala ez ez inondik inora

sarrerak jaisten direnean gastuak doitu behar direla

etxean gertatzen den moduan eta non iragarrita dago ezta oinarri oinarrizko zerbitzuak mantenduko dira eta gainera

eta gainera esanda dago gizarte bazterketaren aurkako politikak berdin berdin mantenduko direla

errez eramaten dituela orduan

baina aipatu egin nahi ditut hemen gipuzkoako foru aldundian

bildu taldeak egin dituen murrizketak gizarte kontuetan adibideak dira ezgaituen laguntzak adinekoen laguntzak

indarkeria matxistaren biktimentzako laguntza psikologikoan eta

familiei dirulaguntzetan ere murrizketak eta sarbideak programa ere bai murriztu guztira gizarte politikan

bost milioi euro baino gehiagoko murrizketak orduan zurekin

haizeak daramatza eta hemen ekintzekin demostratu egin behar da besterik ez eta eskerrik asko

eskerrik asko llanos andrea jarraian euskal sozialistak taldearen

presidente andrea zure baimenarekin eserlekutik

eskerrik asko unzalu jaunak amaitu da eztabaida eta botoetara jarriko dugu

proposamena jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamaika bai

berrogeita hamar ondorioz bertan behera geratu jatorrizko ekimena

emendakina bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

zuzenketa lehenengo puntua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita hamaika ez hogeita bat

onartu da bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogei ez hogeita hamaika abstentzioak bat ondorioz zuzenketa

amiantoak eragindako arazoak eta amiantoa duten materialak erabiltzeak kalteturiko pertsonentzako sor litekeen konpentsazio funts bat aztertzeko lantalde bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena

bere ekimena aurkeztu eta aldezteko itxaso jauna zurea da hitza gracias presidenta lehendakari

eskerrik asko itsaso jaunak zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu taldearen ordezkariaren blanco andereak du hitza

jaun andreak arratsalde on hainbat kalkuluren arabera euskal autonomia erkidegoan

izan dute kontaktua amiantoarekin eta kopuru horri gehitu behar zaizkio ingurumen

domestikoren ondorioz amiantoak eragindako pertsonak horregatik posiblea da jatorrian amiantoa duten gaixotasunen bat edo beste pairatzeko arriskua duten pertsona kopuruak gora egingo duela oraindik

estatistiken arabera bi mila zortziaz geroztik ehun eta bost langile hil dira

eta horietako hogeita zortzi iaz hil ziren hogei

gehien erabili zen minerala amiantoa izan zen eta eratortzen diren gaixotasunak detektatzeko hogeitik hirurogei urtera behar direla kontutan hartuta litekeena da amiantoak eragindako heriotza indizerik okerrenak oraindik iritzi gabe egotea

amiantoarekin lotura duten gaixotasun guztiak aipatuko uste dut hemen gauden guztiok ondo baino dakigula zertaz ari naizen baina hala ere ezin dugu ahaztu larria den arazo baten aurrean gaudela familia asko eta asko sufritzen ari direla horregatik eta are okerrago etorkizunari begira familia horiek

eta gehiago izango direla hori guztia dela eta eh bildu osatzen dugun gizon emakumeok uste dugu sekulako garrantzia daukala neurri eraginkorrak presazkoak

arazo horren ondorioak ahal den neurrian gutxiagotzeko eta gaixo dauden pertsonen eta euren familien sufrimendua

zergatik diogu konpentsazio funtsa hain garrantzitsua dela gaur egun kalte ordainak eskatzeko bide bakarra bide judiziala delako

ordainak era errazago batean jasotzea ahalbidetuko lukeelako eta bide batez

eta hor ezin ahaztu auzi horien zama amiantoak jotako langileek edo

beren gain hartu behar izaten dutela gainera hau ez da hau ez da

amiantoari buruz osalanek egin zuen txostenetan berdin

beste herri batzuk herri horietan horrelako funtsak jada existitzen direlako besteak beste zehaztu beharko dugu nola ez zeintzuk liratekeen kalte ordaina merezi duten patologiak

uste dugu baita ere euskadiko amiantoari buruzko

egitea presazkoa dela lehenbailehen aprobatu behar da plan horrek neurri zehatzak jaso behar ditu amiantoa erabiltzen duten

pasa den legealdian ere eskatu zen plan hori baina psek eta ppk plan hori bi mila hamaikatik

lan segurtasun eta osasunaren euskal estrategiaren barruan zegoela erantzun zuten pero por otra parte la entonces consejera

aclárense por favor gaur egun txosten teknikoen arabera milaka tona amianto daude

kalefakzio tresnerietan ur hodietan horregatik uste dugu

mapa bat osatzea mapa on bat zorrotza

amiantoa kentzeko lanak modu kontrolatu batean burutu ahal izateko amiantoa

taldeari beste alde gai honetan hain sensiblea izanik modu zehatzean eta azkarrean jokatzea eskatu nahi izango nioke

argi esan beharko zenukete jaurlaritzan zer nolako neurriak hartzeko

eta amiantoak jotako pertsonei emandako babesa

gure iritziz gure zuzenketaren bitartez proposatu egin dugunak helburu horiek lortzea ahalbidetuko luke neurri handi batean

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda mistoa upyd taldearen ordezkariak maneiro jaunak du hitza sí gracias

nada más eskerrik asko lópez de ocariz andrea eusko abertzaleak taldearen ordezkari den aiartza jaunak dauka hitza

eskerrik asko aiartza jaunak erantzuteko txandan eusko sozialistak taldearen ordezkariak du hitza itxaso jauna

eh bildu taldearen ordezkaria den blanco andreak du hitza bai mahaiburu andrea zure baimenarekin eserlekutik

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz andreak ez du hitza hartu behar euzko abertzalek taldearen ordezkaria den aiartza jaunak ez du hitza hartu behar

amaitu da eztabaida eta bototara euskal sozialistak taldearen legez besteko proposamena bozkatu dezakegu

berrogeita hamabi abstentzioak onartuta geratzen da gai zerrendako bederatzigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena hazi kapital misto publiko pribatuko

proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko quiroga andrea zurea da hitza

zuzenketak aukeztu dituzten taldeen txanda euskal sozialista taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

esta sugerencia eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen

legebiltzarkideok arratsalde on neure aldetik ere eskerrak eman nahi dizkiot alderdi popularrari eta

azkenean legea bete dadin eskatzen dugulako eta guzti honetan azkenean nabaritzen dena da ba lege hau beharrezkoa ikusi

ekarri baldin bazuen parlamentu honetara alderdi guztien ekarpenari esker lege hobe bat eduki izan genuelako eta guztion adostasuna izan zuelako orduan

une honetan ze azkenean legearen zati bat garatzeko eskatu ordez

esan digun bezala zentzua dauka gaur adostu dugun

azkenean aurreko astekoari eta gobernuak egin izan dituen ekimenei jarraipen bat ematen diolako lehengo astean

garatu zezala plan horrek urgentzia du plan hori landuta zegoen eta geuk o gobernuak berak ere esan du plan hori

zati garrantzitsu bat bezala ikusten duela beraz

legea garatzeko esaten dugu baita ere bere

eta aurrekontuak ere laster izango ditugu eta talde desberdinak geure ekarpenak ala izango ditugu ba ikusten ditugun

edo gehitzeko zentzu horretan esan nahi dut baita ere abertzale gobernuek aurreko gobernuek izan dituztela zentzu honetako fondoak hau da oraindik martxan dagoen ekintzaile hogeita bat fondoa orain dela lau urte martxan jarria

azkeneko aurrekontuetan bazela hamalau milioiko funts bat honetarako baita ere baina azken gobernuak ez duela euro bat bertatik erabili zentzu honetan

mistoa upyd taldearen ordezkariak ez du hitzik hartu behar eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jaunak dauka hitza

presidente anderea lehendakari jauna legebiltzarkide

esan du gauzak hobetzen hasi litezkeela okerrera joaterik ez daukatenean

gu beldur gara okerrera oraindik

gobernuarekin jo dezakeela hamasei barra hamabi mila legeak

euskadi ekintzaileen lurraldea izan da beti berrikuntzarako griña

ekintzaileen horien balio nabarmenetako batzuk euren bultzadaz euskadi estatuko eta europako lurralde

aberatsenetariko bat

bat gatoz nafarroa erresumaren garaitik

herria izan da aipatu legearen zioen azalpenetan esaten den eran ekintzaileak funtsezkoak izan dira euskal ekonomiaren hazkundean eta berrikuntzan eta baita ere euskararen biziraupenean hezkuntzan

uzkurtzea eta atzerapena egokitu zaigu lehen

langabezia eta atzeraldi ekonomikoaren garaian bizitzen ari gara

euskal herriko ekonomia eta gizartea garapenerako behatokiak esan berri du berrehun eta hogeita bederatzi mila bostehun eta berrogeita hamabost euskal lana aurkitu ezinik daudela joan den urtearen amaieran euskal herriko langabezia tasak ia ehuneko

bost puntu handiagoa araba da

ehuneko hemezortzi koma hiru jarraian bizkaia eta nafarroa ehuneko hamazazpi koma bat ondoren gipuzkoa ehuneko hamabi koma bost eta azkenik lapurdi

koma zazpirekin krisi aroa bizitzen ari gara atzeraldia langabezia

eta estualdiak egoera zail honetan ere ekintzaileak egon badaude baina ez da bereziki haien garaia

egia da ekintzailetza sustatu eta babestu behar dela bai

eta batez ere bultzatu beharko litzateke hazkunde garaietan hala ere

bihur ditzakegu ekintzaile ez da ekintzailetza langabeziari aurre egiteko prozedurarik egokiena langabetuak oro har ez dira ekintzaileak egotziak izan dira bere lanpostuetatik

laneko eskubidea osoko bilkura honetan aipatu izan den eskubidea urratua izan da

horiek ekintzailetzarako bere lanpostua galdu duten pertsonak demagun berrogei urteko emakumea bere familiaren sostengu bakarra zena seguru asko

hori edozein gauza egiteko prest egongo da bere seme alabak aurrera ateratzeko prest dago besterik ezean negozio bat antolatzeko horrek ematen baldin badio bizitzeko beste baina seguru asko hori ez da

irtenbide zuzena arriskuak hartzen dituelako eta estatistikoki esaten dutenez askok

handi bat galdu egiten du

aurrera atera ahal izateko egoera zailean gaudenean premia gorrian gaudenean edozein gauza egiteko prest bagaude eta askotan ez zaigu komeni horrelako arriskurik hartzea

egoera okerrago batera erortzea horiek horrela euskal herria bildu

ez gatoz bat partidu popularrak aurkeztutako legezbesteko proposamenarekin alde batetik iruditzen zaigu

funtsa horrek arazo gehiago dakarrela

ez daukagu argi zenbateroko arriskuak hartu behar dituzten funtsa horretatik har dezaketen pertsonek beste aldetik egoera larriaren aurrean baliabide publikoak eta pribatuak ere gure ustez une honetan osasunaren hezkuntzaren eta ongizatearen zerbitzuetan jarri behar direla batik bat zalantzak sortzen zaizkigu horrelako funtsak

ote dauzkaten eragile publikoen eta sozialen aldetik horregatik eta lehen esandako arrazoiengatik euskal herria bilduk

ondoren adostutako proposamena eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna erantzunen txanda eusko talde popularren ordezkaria den

labur labur isasi jauna guk zer ulertzen dugu ekintzaile eta

arriskuak hartu behar dira baina arriskuak hartzeko aurretik aukerak ikusi behar dira eta aukerak ikusten

ekintzaileei lagundu behar diegu eta aukerak

aukera hori garatu behar da produktu batean edo zerbitzu batean eta azkenean aberastasuna sortu behar da lanpostuak sortu behar dira azkenean gure herriari aurrera egiten lagundu behar diogu

aukerak ikusi apustua nora egin behar dugun asmatu eta

lehengo astean ni urola bailarakoa nahiz eta bertako

bertako langile batzuekin bilduta izan ginen eta langile horiek poz handi bat eman ziguten zeren eta beraien enpresa itxi da

eta beraiek aukera bat ikusi dute eta aukera horrekin jarraitzeko laguntza eskatzen ziguten instituzio guztiei

eta zure diskurtsoa entzunez langile horiei kasu honetan laurogei langile pasa beraien fogasako indemnizazioak proiektu berri batean jartzeko dispuesto zeudenei ez diegu esperantzarik ematen eta hori behintzat ez da gure irtenbidea izango eskerrik asko

eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jaunak du hitza eskerrik asko

ekintzaileen mundutik nator euskalgintzatik

euskera bizirik dago besteak beste jende askok ekin egin izan diolako

dirua jarriz lan handia eginez eta besteak beste enpresa proiektuak

horietako batzuk indarrez itxita eta hala ere ekinaren ekinez berriz ere eraikiak eta abian jarritako proiektuak ekintzaileak

ekintzaile horiek ez dute horrelako funtsarik izan

ordaindu ahal izateko une honetan oraindik

horrelako proiektuak eta milaka

eta ez dira funtsarik izan nik ez dut esan eta ez dugu esaten

horrelako funtsa publikoak eta kontrol sozialeko funtsak baldin badira

dagoenean legeak ekarri irakurri dut

eta esaten du hazi kapitaleko funts horrekin jaurlaritzak lehentasuna emango dio deialdia egin aurretik gehienez hiru urte lehenengo ikasketak amaitu dituzten ekintzaileen enpresa proiektuak eta abar eta abar

bere adiera zabalenean arriskuak hartzen ditugu

zalantza handiak dauzkagu kapital pribatua tartean sartzen denean eta

ekintzailetza praktikatzen duen aurrenekoa

ere eta gure industria ehuna desegiten ari dela gure begien aurrean eta horri aurre egin behar diogu lehentasun batzuk

lehenik eta behin esklusio egoeran dauden pertsonei begira jarri behar duguna gure gazteek joaten dira baina lehendik ere

eta gu ez gara prestatzen ari gure industria ondo formatuta dagoen gazte horiek hemen lan egin dezaten beraz kontua gure errezeta seguru asko aukerarik orain

horietan pozten naiz erreferentzia izatea onerako eta txarrerako asko ikasi behar dugu gure jarduera behintzat guk ez daukagu esperientzarik lanpostuak suntsitzen

eraispen industria hori sorrarazten ez daukagu esperientzarik halakorik egiten momentuz ez

gure planteamendua eta ni natorren mundu horretatik da posible dela ekintzailetza sustatu egin behar dela baina

zirrikiturik txikiena ez diogu utzi nahi hor gertatzen da askotan eta estatistikak zorrotz begiratu behar dira zer gertatzen den ekintzaileek diren pertsona haiekin zer arriskua hartzen duten

nire aldetik behintzat ez litzateke problemarik izango kapital pribatua hor sartzen denean zer

kapital pribatu horrek etekinak eta

bizimodua aurrera atera ahal izateko lokal txiki bat baldin badu eta hor muntatu

gaur egun ez dago bideragarritasunek halakoetarako holako pertsona batek beste laguntza eta beste

irtenbideak aldarrikatzen egoera zailenetan dauden horientzat eta ekintzaileentzat eta oraindik badaude

horientzat administrazio publikoak bai funtsa jarri beharko lituzkeela baina seguraski ez izaera honetako

ekintzailetzaren inguruan pasa den astean gure aldeko botoa eman genuen horren aldekoak garelako berez garelako

baina kontuz ibili behar dugu horrelako funtsekin kontrolik eza izan daitekeelako tarte

eskerrik asko isasi jauna amaitu da eztabaida

euskal talde popularrak euskal sozialistak eta eusko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamar bai

hemeretzi ondorioz erdibideko zuzenketa onartu egin da amaitu aurretik

mendebaldeko saharako egoerari buruzko adierazpen instituzionala legegintzaldiko legebiltzar lanen hasiera une egokia da legebiltzarraren osoko bilkurak saharako herriarekin dituen konpromezu politiko eta humanitarioei berriro heltzeko

horrekiko betidanik sentitu duen hurbiltasun eta adiskidetasuna berriro adierazteko eta nazioarteko zuzenbidea eta giza eskubideen errespetua eskatzen duten giltzarrietan sakontzeko eusko legebiltzarrak hainbat adierazpen mozio eta legezbesteko proposamen onartu ditu

alde argi eta garbi azalduz eta ondorioz exigitu du sahara herriaren autodeterminazio prozesua bukatzea erreferendum bat deituz

aukera ere horrez gain laguntza humanitarioa sustatu da

eta azkenik salatu egin du mendebaldeko saharan gertatzen zen eta orain ere gertatzen den giza eskubideen zapalketa

horregatik guztiagatik eusko legebiltzarrak ondorengoa adierazten eta adosten du berretsi egiten ditu saharako herriaren askatasunaren eta giza eskubideen babesaren alde onetsi dituen adierazpen instituzionalak eta gainerako erabakiak eta marokoko erresumak okupatutako lurraldean bizi den saharar populazioaren eskubide zibil eta politikoak aldarrikatzen ditu bi

ekintzaileen kontrako jazarpena saharako mendebaldean eta aska ditzatela

preso politikoak hiru berretsi egiten du sahara herriaren autodeterminazio eskubidea nazio batuen erakundeak adostutako eran

dagokion papera eta babestu dezala bere jardunean eta europar batasunean gatazka konpontzeko prozesuan nazio batuen ebazpenen arabera cinco

requerido eta orain bai gai zerrenda agortuta osoko bilkura